emango diogu hasi bañolen ezan hogeigarren galdera beste baterako utzi dela

gai zerrendako lehenengo puntua galdera

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina eusko jaurlaritzak estrategia logistikoaren inguruan

mesedez isiltasuna bai mila esker presidente andrea egun on guztioi lehendakari sailburu

euskadi bi mila kilometrotako korredore parte bat da

atlantikoa euskadi iberiar penintsula gainontzeko europarekin lotura estrategikoa da

estrategikoa merkantzien zein pertsonen mugikortasunean euskaditik urtero berrehun milioi tona merkantzia igarotzen dira gehienak errepidez baina baita trenez hegazkinez eta itsasontziz

ehuneko berrogeita hamareko errepide bidezko merkantzien trafikoa euskaditik igarotzen da euskadi intermodalitatea bermatzeko gune ezin hobea da

lau unibertsitate lau ikerkuntza gune hamabost gune teknologiko hiru ikerketa organismo publiko hirurogeita bost enpresaritza ikerkuntza eta garapen unitate eta bost osasun ikerkuntza eta garapen unitate euskadik den europar garraio sarean kokapen estrategikoa du

portu aireportu eta plataforma logistikoak kontutan hartuta

horregatik hain da garrantzitsua gure ustez garraioa eta logistikaren inguruko erabakiak hartzen diren guneetan ere gure presentzia ziurtatzea izan ere estatuko gobernuak hainbat logistika foroetan bere logistika estrategia azaltzen dihardu eta bestetik eusko jaurlaritzak euskadiko eskaintza logistika sustatzeko bartzelonako logistikari buruzko nazioarteko aretoan aurkeztu berria du basque country logistics estrategia hori dela eta zein da estatuak azken hilabeteetan ezagutzera eman duen estrategia logistikoaren inguruan duen iritzia zein da euskal estrategiaren helburua azken finean

aldez aurretik sailburu andrearen azalpenak eskertu nahi ditut

handia baita mila esker eskerrik asko vaquero andrea jaurlaritzaren ordezkaria den oregi andreak dauka hitza

bai egun on mahaiburu andrea eskerrik asko lehendakari sailburuok legebiltzarkideok efectivamente

egitaratu nahi dugu gure herrialdetik europako iparraldera eta hegoaldera magrebera eta

dabiltzalako gure herrialdea zeharkatzen duten fluxuen giltzadura gisa

operadore guztiei irekita gaude lidergoa galdatzen digute hala nola orotariko ekintza bateragarriak egitea izan ere kontua ahaleginak bateratzea da

eta mundu nahiz merkatu globalean lehiatu ahal izateko esan beharra daukat ere balioztatu nahi eta behar ditugun azpiegitura gehienak eginda dauzkagu eta hori ere

eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea esan hamar eta hogei puntuak
beste baterako utzi direlako eta hogeitabigarrena erretiratua

gai zerrendako bigarren puntua galdera oskar matute garcía de jalón eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

izendapenera joatearen inguruan matute jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok

herenegun espainiako gorteak espainiako erresumako juan carlos erregearen abdikazioa onartu zuen antidemokratikoak diren estrukturen indartze prozesu honetan hurrengo pausua felipe de borbón errege berri bezala izendatzea izango da

prozesu hau ere gizarteari bizkar emanez eramaten ari da herritar eta herrien eskaera demokratikoei bizkar emanez modu honetan jarraipena ematen diote francisco francok diktadorea martxan jarritako dinastiari gure taldeak eh bilduk ezagutu nahi du urkullu lehendakariak ze asmo dituen koroatze ekitaldiaren aurrean

lehendakariak asmoa du felipe seigarren errege izendatzeko ekitaldira joatea eskerrik asko matute jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea eta mahaikideak legebiltzarkideok sailburuok

matute jauna egun on ia gaurko honetan abizena ez dudan nahastu egiten legebiltzar honi errespetu osoa zor diot eta erabakia hartzeko erabiliko dudan irizpidea partekatuko dut erabakiko esan dut oraindik ez baitut gonbidapen formalik jaso erabaki hau ez da

pertsonala balitz agian bestelakoa izango litzateke eta norberak bere ikuspegi eta pentsamolde pertsonalak ditu baina lehendakaria naizen aldetik erakunde erantzukizun bat daukat gernikan nire lana leialtasuna eta errespetua gordez beteko nuela

datorren astean gorte nagusietan izango den izendatzeko ekitaldian baino ez nahiz izango ez dut parte hartuko aurretik

berrespen desfile eta ospakizun ekitaldietan erakundeei errespetu bat zor diot euskadiko ordezkari nagusi gisa horrela den bitartean nire erantzukizuna da erakunde harremanak mantentzea eta garatzea

anteriores y posteriores que se han organizado eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna matute jauna zurea da hitza

hori bera pentsatu nuen zuen taldeko errekondo diputatuak erregearekin elkarrizketa eduki zuela ikusi nuenean hori pentsatu nuen asteazkenean

parte hartu zenuten bai nahiz eta botazioan

zuentzako onartzen duzuena besteoi ere onartu matute jauna eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua
galdera mikel unzalu hermosa euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

eusko irratiko langileek eperen aurka egindako
mobilizazioei buruz unzalu jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu

lehendakari jauna legebiltzarkideok sailburu jaun andreak egun on guztioi ayer

legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi unzalu jauna

ondo ezagutzen duzunez organo honek eusko irratian enplegu publikoaren deialdi bat onartu zuen

deialdi horren bidez berrogeita bederatzi lanpostu finko bete nahi dira

hirurogeita hemeretzi langileko kolektibo baten egoera erregularizatzeko asmoz prozesu hau egingo da abenduaren

bost barra mila bederatziehun eta laurogeita bi legeak ezarritako merezimendu eta gaitasun printzipioak betez langileen legezko ordezkariekin aldez aurretik negoziatu ondoren

eusko irratiko zuzendaritzaren eta zentroarteko batzordearen

gainera aukeratze prozesuaren ezaugarri teknikoak direla eta

unzalu jauna finko ez dauden eusko irratiko mugarik gabeko langileen kolektiboaren egoera enplegu deialdi baten bidez erregulatzearen kontra azaldu zara
benetan esango dizut zure jarrera mesfidatiak harritzen nauela izan ere bi mila bederatzi bi mila hamairu aldiko eitbko aurreko zuzendaritzak

jakinarazitako termino berberetan egin baita enplegu deialdia eta irizpide berdinekin erabaki da kolektibo horri begira eskainitako lanpostu finkoen kopurua hori guztia jakina joan den lege aldiko eusko jaurlaritzak aldez aurretik oniritzia eman ondoren

izendatutako eitbko zuzendaritza taldeak egin zuen proposamena hau da zure gobernuak unzalu jauna agian orduan

hirurogeita hemeretzi pertsonako kolektiboko egoera erregularizatzeko enplegu deialdi publiko baten aldeko jarrera adierazi zuten baina orduan ere ez zen adostasunik lortu

estatuarekin sinatuko litzatekeen balizko akordio baten oinarriei buruz quiroga andrea zurea da hitza gracias señora presidenta muy buenos días a todos

quiroga andrea ez jarri nire ahotan nik ez dudana esan garai berri baterako lau irizpide politiko proposatzen ditut

euskadiren errealitate nazionala onartzea eta garatu egin ahal izatea autogobernu sistemaren garapen osoari bide ematea

eta egiazko alde bikotasun sistema zehaztea eta hemen hartutako erabaki demokratikoak errespetatzea hemen legebiltzarrean

europa honetan ahalbidetu du erresuma batuak bere

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak
osasuneko sailburuari egina murrizketek osasun zerbitzuaren kalitateari eragiten dioten moduari buruz

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkari den darpón jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

zerbitzu ona ez da aldatu zorionez osasun sistema on bat mantentzeko gai izaten ari gara beharrezkoak diren errekurtso guztiak

daude horretan ez dut uste inor kontrakoa esan dezakeenik gure profesionalak lan bikaina ari dira egiten bai

eskerrak eman behar diegu osakidetzak hogeita hamar urte baino gehiago

kalitatezko zerbitzua ematen eta horrela jarraitzea dugu helburu beraz lanean jarraituko dugu eskerrik asko eskerrik asko

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa iñaki oyarzabal de miguel euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzaren komunikazio politikari buruz

eskerrik asko oyarzabal jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

oyarzabal jauna zure aurkezpenean eta gai honen inguruan orain arte egindako adierazpenetan

eta argitaratu den informazioa ontzat eman da nire sailak ezin izan zuen informazio hori azaldu besterik gabe informazio hori argitaratu aurretik ez zigutelako horrelakorik eskatu azalpen egokia eman izan bagenu artikulua

gogoan izan eta azpimarratu behar da informazio periodistiko hori nire sailak legebiltzar honetan emandako erantzun batean oinarritzen dela galdera zehatz batekin

eskatutako informazioa zeharo modu garden eta naturalean bidali genuen hau da argi eta garbi behar bezala jokatzen ari ginela uste izan genuen eta hala uste dugu esan denez hain zuzen ere

egunkarirekin publizitatea sartzea epigrafiarenpean akordioa egin genuela azaltzen da

baina aurretiaz berriro ere diot inork ere

akordio hartan hedabideetan publizitatea sartzeko kontratuak

erreferentziarekin hedabide horiekin egindako akordioa osatzen duten orrien kopiak ageri ziren eta hala azaldu genuen guk geuk legebiltzarrean eskatu ziguten erantzunean ikusi ahal izan zenez

hiru horri zehazki lau lagun diputatuen kongresuan onetsi berria zen hezkuntzako buruzko legeari lomceri buruz eztabaidatzen ari ziren

zure iritziz gobernu zentralaren aurkako oposizioa egin nahi badugu

hau da kasu honetan artikuluan parte hartzen duten pertsonak iritzien bitartez hedabide horiekiko akordioan

erraza den arrazoi batengatik hasieran hedabide horiekin egindako akordioaren publizitate arrunta sartuko zela aipatu zen hala ere

eta hainbat lagunek lomceri buruzko eztabaida egiteko mahai ingurua bihurtzea erabaki zen

iragarki baten kontua ez dela egiaztatzeko kontratuaren erreferentzian aipamen hori ageri den arren

eztabaida eremu politikotik ateratzea eta ahalik eta esparru

eta gizartera hurbiltzea zen hori izan zen irratiaren proposamenaren helburua eta ideia hori eraman nahi izan genuen

eztabaida lasaia gizartera hurbiltzea egunkariarekin akordio bat eginda geneukan horregatik

eskaria egin genien eta egunkariek aldaketa onartu zuten publizitatea sartzea terminoaren zergatia beraz hasieran hartu zen baina gerora aldatu zen akordioan bilatu behar da

ez zen inola ere publizitaterik sartu aitzitik akordioaren helburua

ematea zen lege horren garrantzia aintzat hartuta eusko jaurlaritzak tarte bateskaini zuen kazetaritza lana egin zuten sailak ez zuen ezertarako ere

horrela gertatu ziren gauzak eskerrik asko uriarte andrea oyarzabal jauna zurea da hitza

el debate y la reflexión komunikabideek erabakitzen dute beraiek euren irizpideei jarraiki parte hartuko duten pertsonen kopurua

harremana eta euren ibilbide profesionala kontutan hartuta guk ez genuen erabaki zenbat nortzuk edo eman beharreko ikuspuntua zein zen eta zuk esan duzu

ez genuen esan zelako pertsonak egon behar ziren zelako iritziak izan behar zuten kritikatu dezakezu eztabaida horretan lomce inork defendatu izana eta beraz zure iritzian ez zirela debate pluralak izan

izan ere zuk ulergarria denez lomce ezartzearen aldeko argumentuak ere entzun edo irakurri nahiko zenituzke eta horretan bat etor gaitezke

baina berriz diotsut guk ez genuen inola ere parte hartzaileen aukeraketan zerikusirik izan

zergatia ez naiz eztabaida horretan sartuko baina nik sumatzen dudanez

euskadiko hezkuntza sistemako kideen artean lege horren aldeko asko dagoenik

edo agian euren aukeraketarekin euskal hezkuntza sistemako gehiengoaren sentimendu nagusia jasotzen duen argazkia erakutsi nahi zuten auzi hori nola nahi ere

muchos hubieran deseado eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa

legebiltzarrean azaldu dezan zein den defendatzen duen estatu eredua maneiro jauna zurea da hitza

con pelos y señales gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

agindu berriak iste arte legebiltzarburu andrea eskerrik asko